egun on guztioi osoko bilkura hasiko dugu lehenengo gai zerrendari ekin aurretik yahcov ruiz chico legebiltzarkideari dei egingo diogu

laugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako

turismoarena aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebaztea banatu zaizuen dokumentazioan daukazue

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txanda eta kontrako txanda denez aldeko txandan corcuera andrea besterik

para las partes gracias eskerrik asko corcuera andrea kontrako txandan parte hartu nahi du norbaitek bai

andrea duplika txandan lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamabost boto aldekoa bederatzi contra hamar abstentzio beraz aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenera joango gara eta

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea

egun on guztioi hau boto azalpena denez hasiko naiz azaltzen zer bozkatu dugun

baten tramitazioa aintzat hartzea ala ez eta guk printzipioz printzipioz uste dugu lege guztiak aintzat hartu egin behar direla eztabaidari

klausula sozialen legea deslokalizazioei kontrako legea memoriaren legea

egonkortzeko legea hauek guztiak eta beste batzuk eh bilduk aurkeztutako legeak dira eta gobernua sostengatzen duten alderdiek eztabaidari uko

uste dugu orokorrean eztabaidari ateak ireki egin behar zaizkiola printzipioz hori da gure joera eta gaur hori ere berretsi egin dugu legeari ateak ireki ez dugu gaur bozkatu lege honen alde baizik eta lege honek proposatzen duena eztabaidatzearen alde esan behar dugu gehiago esan behar dugu ere lege honek mahai gainean jartzen duela arazo bat eta berez hori alde tramitazioaren alde bozkatzeko beste arrazoi bat da arazo larri bat dago eta

balizko konponbide batzuk mahai gainean jartzen dira orain tramitea hasiko da eta ikusiko dugu tramite horretan lege honek dudarik gabe edo lege proposamen honek dudarik gabe dauzkan

inprezisioak dituela eta akats batzuk ere badituela gure lana aintzat hartu ondoren izango da zuzenketak egitea eta alde guztiak ere entzutea

ze uste dugu bi direla zuzendu beharreko elementu nagusiak lege honetan lehenengoz eta behin aipatutako prezisio juridikorik eza

zorroztu eta zehaztu egin behar dira orokorkeriekin ezin direlako legeak egin legeak ez badira zorrotzak legeak ez dira eraginkorrak eta ez dira justuak

egon direla pertsona batzuk jarduera ekonomiko legal bat garatzen jarduera ekonomiko legal bat garatzen legeak babestutako jarduera ekonomiko bat eta aldaketa honekin ordura hori afektatua izango zela

ezin dira orain kaltetuak baztertuak eta ahaztuak izan eta aintzat hartu behar dugu ere ez soilik lege honen tramitazioa baizik eta pertsona hauen eskubideak eta horretarako

pertsona hauek fede onez aritu egin direnak eta etorkizunean agian ere eta

filosofiarekin bat egiten bere jarduera garatu nahi duten pertsona horiek bere jarduera garatu jarraitu ahal izateko zirrikituak ere saiatuko gara

hori saiatzen eta bueno aurrean daukagun erronka bat ekin diezaiogun bat eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

y equilibradamente muchas gracias eskerrik asko tellería jauna gai zerrendako bigarren puntua
mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jasangarritasuna energetikoaren legearen helburuak betetzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebaztea

agindutakoa aurrekontuetan ez islada izatea

iruzurra eta hain da larria gaurkoan daukagun proposamena aurrera ez ateratzea

gutxienez gutxienez lotsaz gorri gorri jarriko nintzatekeela ze lege honek

lege hau sartu zen herrena eta errainka sartu zen legebiltzar honetan

lehendabiziko aldiz sartu zen bi aldiz sartu behar izan zuen lehendabiziko aldiz

jakinda ez zela egongo aukerarik legea aurrera eramateko baina hala ere alta eman zen legebiltzar honetan jasangarritasun energetikoa euskal administrazio publikoan eta diot sartu zela

baina herrena ere herrena sartu zen eta herrena sartu zela guk esan genuen bere garaian baina ez ginen gu bakarrik izan

hori esaten zuen sartu zenean berriz sartu zenean hori eginda zegoen ez ez zegoen eginda ez bakarrik kontrol ekonomikorako batzordeak

eudelek ere bere garaian informazio fasean legearen informazio fasean oso argi utzi zuen

urtean agerraldiak egon zirenean mungiako alkateak eajkoa den ager izagirrek gutxi gorabehera termino

arazo larria zela udal administrazioarentzat lege hau betetzea baina esaten zuenean eudelek de no hacerse así la ley no cumple

hitz egiten ari zen toki erakundeen legea bi mila hamaseian

hori esaten du legeak eta eudelek abisatu zuen bale baina hala ere bi mila hamazazpian lege hau testu berdinarekin etorri zen

guk ikusi genuen legea

aukerak egongo zirela eta beraz arremangatu eskuak horretan jarri genituen ehun eta hogeita zortzi emendakin sartu genituen

efektu handiak zekartzala baina legeak

eta gero hortik aurrera egia da eta nik onartu nuen hemen legea onartu genuenean gero negoziazio borondatea bat egon zela eta negoziazio borondate horren ondorioz hainbat kontu

asko hobetzen zirela guk proposamen zehatz bat egin genuen arlo

guk esan genuen gure emendakinetan eta jasota dago berrehun milioiko funts interinstituzional bat eratu behar zela energiaren euskal erakundeak kudeatu behar zuela eta negoziazio fasean sartu ginenean eajk esan zuen

jaurlaritzak bere ardurak bere diruarekin betetzea diputazioek bere diruarekin bere ardura betetzea eta bai eta bai sortu behar zela eratu behar zela funts bat

zuek erreminta finantzieroa eta horrela jasota dago legean esan zenuten

diru bat beharko zela beraz guk berrehun milioikoa esaten genuen interinstituzionala eta azkenean adostu genuen gutxienez gutxienez ehun milioi euroko erreminta sortuko zela hurrengo urterako hurrengo urterako evidentemente aurtengo aurrekontuetan agertu behar du el caso es que

bueno emergentzia klimatikoa deklaratu baldin bada guk adostu dugun erreminta finantziero hori eta ehun milioi horiek

etorriko dira ze tresnarik onena da aurrekontu berdeago batzuk edo klimaren aldekoago batzuk

islatzeko así que gero aurrekontuak iragarri zirenean iragarri ziren aurrekontu more feminista

klimaren larrialdiaren deklarazioarekin koherenteak ziren

baina hala ere iruditzen zitzaigun beste azken saiakera bat egitea merezi zuela

eztabaidagai eta botatzeko eta bozkatzeko proposamen bat non esaten duen urtarrilaren baterako eta aurrekontuei begira

mahai gainean egon behar duela eta adostutako dotazio guztiarekin podemosek podemosek nik uste dut guzti honekin ados egon beharko lukeela clarísimamente baina zuen emendakinean

baina ez duzue diruaz hitz egiten erdibideko

zuk zerorrek azaldu beharko duzuela zergatik ez den posible izan

aurrekontuen negoziazioaren arriskuak medio

eta iruditzen zait hori dela medio hemen ez exijitzea legean adostu genuena eta zuk ere adostu zenuena ez betetzea nahiko larria iruditzen zait eajk eta psek diote hori ekitaldian

eta diruaz ere ez da hitz egiten ez da tutik ere esaten diruaren inguruan nik uste dut eta amaitzen du presidente andrea oso erraza oso erraza zenutela aurrekontu hauetan

benetako benetako esfortzu bat egiteko eta hemen zegoen aukera ederra lege hau betetzeko erremintak mahai gainean jarri eta hori bai hori bai saldu zitekeen

bezala horren ordez beste zerbait egin nahi izan duzue eta bihar honi buruz hitz egingo dugu tapia andrea gure ustez zuriketa ariketa bat

eta kolore guztietako partidak berdez mozorrotu edo margotu dituzte eta agian

podemosen aktitudea ikusi eta gero nik

nola den posible honetan sartzea podemos eta zu

konkretuki ni engainatu nauzue gu engainatu gaituzue ikusi da erraza ginen engainatzen hori agerian ikusi da baina bezala nik uste dut ez zaretela konturatzen gu engainatzearekin batera guztiok goazela

egin behar den larrialdi klimatikoari behar bezala aurre egiten ez baldin badiogu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

eta gure ustez zentzua badauka ekartzea ekimen hori zentzua badauka

duelako arazo bat konponduta egon behar zela

konponduta egon behar da legea onartu energia iraunkortasunaren legea onartuta egon behar zelako dagoelako otsailetik eta arazoa konponduta egon behar zela orain guk ulertzen dugu ez dela erraza ez dela erraza ehun milioi euroko funts bat osatzea eta ez dela erraza bai diruaren aldetik ze diru kopuru oso

eta juridikoki ere ez dela bat ere erraza

legearen tramitazioan guk geure proposamen propioak egin genituen bai diruaren aldetik bai esparru juridikoan edo

guk aipatu genuen kantitate nahikoa behar genuela ez berrehun milioi eurokoa baizik eta kantitate nahikoa legearen ondorioz bete beharrei

eman ahal izateko eta juridikoki guk erabili genuen tresna hitza ze hainbat eta hainbat tresna egon daitezke hau bete ahal izateko maileguak diru laguntzak funtsak eta abarrak

eta hau tresnaren kontua bai garrantzitsua dela aurrekontuen egonkortasunaren legearen ondorioz udal askok eta askok ezin dute mailegurik eskatu eta zorra

hartzeko orduan tresnaren kontua garrantzitsuena da eta guri ez zegokigun eta guri ez dagokigu oraindik ere

tresna erabili behar da baina bai bai tresna bat egon behar da

zehaztea tresna hori zer den berak hautatu behar du tresna mota hori eta tresnaren arabera izango da

kantitate zehatza ze diru laguntzak baldin badira bai ehun milioi eurokoa izan behar dira baina maileguen kasuan ez da izan behar kantitate hori eta funtsen kasuan zuk eduki behar dituzu

behar duzun kantitatea baina igual igual hainbat urtetan zehar osatu behar duzu funtsa ni horretan ez naiz sartuko baina bai lotuta dagoela bata eta bestea

gure zuzenketan ez dugu kantitaterik sartu gu ez gara sartuko ze tresna mota izan behar den baina bai bai aurrekontu hauetan egon behar dela tresna hori

eta ez gobernuak sostengatzen duten alderdien zuzenketan agertzen den bezala bi mila hogeiko ekitaldiaren zehar hori ez da bidezkoa eta horrexegatik guk ez dugu babestuko ere

alderdien zuzenketa guk gure zuzenketa mantenduko dugu eta onartzen dugu premiazkoa dela premiazkoa dela ahalik eta azkarren tresna hori aplikagarria izateko esan genuen bezala legea onartu zen egun hartan

ahalik eta azkarren osatu behar dugu tresna legearen helburuak eta epeak

indarrean daudelako eta legearen helburuak eta epeak bete ahal izan behar dutelako gure udalek horrexegatik

egokiena delakoan eta eh bilduk aurkeztu duen proposamenari abstentzioa eskainiko diogu gobernuaren aurkezten duen proposamenari ezetz esango diegu aurrekontuetan eduki behar dugulako tresna eta ez
urtean zehar esaten duten bezala eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi

ni oraindik egindakoaz harro nagoelako becerra jaunarekin lortutako akordioaz harro nago otero jaunarekin lortutako akordioaz harro nago

sortutako legearekin harro nago eta gainera esan behar dizut

esan duzunarekin ia ia ez nator bat esan duzunaren ezertxorekin ere baina

hartzen baldin badut hein handi batean bat nator zuk hemen planteatzen duzunarekin ñabardura batzuk egingo nizkioke klima larrialdiarena kasu legeak ez direlako betetzen nahiz eta energiarekin

legeak ez dira betetzen larrialdi klimatikoan gaudelako legeak betetzen dira bete behar direlako horretarako daudelako horretarako adostu ditugulako

iruzurra egiten dizuegula zuek uste zenutelako tresna hau

urtarrilaren lehenengo egunean becerra jaunak ere esan du ezetz botatuko diot gobernua sostengatzen duten alderdiak aurkeztutako

eskerrik asko grajales jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzunen txandara pasatuz otero jauna

esan duzu akordioaz harro zaudela akordioaz ni ere bai problema da akordia ez betetzearekin ez da akordioarekin

gauza hori atera daitekeela tresna ejertzizio desberdinetan urte desberdinetan eginda oraindik ez dakigunean zer zatik izango duen subentzioa eta zein prestatu hori mailegu hori eta eta ez hori bakarrik esaten zenuen

finantzen euskal institutuan dago ehun eta bi milioi daude zati bat finkatuz funtserako eta beste zati bat prestamu mailegu desberdinak egin ahal izateko ah klaro eta aurrekontuetan jartzen dituzue hor bai finkatuz erako zer doan

eko jauna esango nuke becerra jauna ostia benetan harrituta nago harrituta nago zure diskurtsoarekin ezin dut ulertu ezin dut ulertu nola esan dezakezun gobernuak erabakiko duela tresna bueno tresna egiteko modua adostua zegoen baina dirua

baina gero erdibideko emendakina sinatu genuen guztiok eta zuek alde bozkatu zenuten nola orain ez dakigula zaila dela dirua baina noiztik daukazu zuk pazientzia gobernuarekin o sea hogeita bat hilabete

proposatu zenuenetik erreminta hori

eta orain pazientzia eskatzen diguzu ostras nik uste dut zuk aurrekontuetan esaten duzula tresna jarri behar dela ez aurrekontuetan partidak jartzen dira

gertatzen da beste zerbaitez hitz egiten ari garela becerra jauna

euskal sozialistak rojo andreak ez du hitzik hartuko grajales jauna

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu otero gabirondo jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

osoko zuzenketa azkenik euzko abertzaleak euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdinketa dagoenez berriro bozkatu dugu bozkatu dezakezue

berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako hirugarren puntua

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua indarkeria matxisten alorreko oroitzapenari aitortzari eta erreparazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

bai egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak lehendakari jauna

maria izaskun kimenez borja mariluz alejo

ofelia hernández sandra ana maría

almudena matarranz noelia noemí

leire fernández amagoia elezkano corchon

raquel lópez árias sofía taro

asun villalba ana isabel madariaga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

ba berriro gai honi buruz eztabaidatzen ari gara

gutxi egun zehatza izan genuen emakumeek

bortxakeria berriro gogoratzeko eta bereziki gogoratzeko instituzio publikoek izan behar duten konpromisoa

zehatza eta tinkoa eta konpromiso hau

behar da ekintza zehatzetan eta proposamen zehatzetan arlo desberdinetan alderdi popularrak beti defendatu duen

referencia en nuestra enmienda uste dut debate hauetan agerian geratzen dela gure konpromisoa baina

guztion konpromisoa ere bideratu behar da ekintza zehatzekin eta

popularraren asmoa gure zuzenketa osoko zuzenketa aurkezterakoan besterik gabe eskerrik asko

egun on guztioi askotan hitz egin izan dizuet irunen mugimendu feministan nengoenean egin genituen

eta horietako bat ekarri nahi nuen gaur gaiarekin zerikusi handia duelako irunen memoria historikoa irungo memoria historiko feminista edo emakumeen historia berreskuratzeko lan bat abiatu genuen bere garaian mertxe tranche ingurukoek

memoria berreskuratzen lan handia egin duena eta berak hainbat gako eman zizkigun eta horietako bat

eta hemen frankismo garaian emakume batzuek lan egiten zuten eta beraien historia oso interesgarria iruditu zitzaigun baina nahi baduzue kafe batean kontatuko dizuet gehiago

beraien eta beste emakume irungo emakume batzuen argazkiak jarriz herrian eta emakume bat hurbildu zitzaidan eta esan zidan

etxean oso gaizki hitz egiten genuen beraiei buruz las llamábamos putas eta berak esan zidan nola

familia buru izateagatik senarrik ez edukitzeagatik etxetik kanpo lan egiteagatik putak deitzen zituzten baztertuta zeuden herrian eta hau ekarri dut memoriaz hitz egiten ari garen momentu honetan problematizatu nahi dudalako edo eztabaidaren erdigunean kokatu zer den memoria nori eskaintzen diogun memoria noraino ematen dugun memoria

zer ulertzen dugun indarkeria bezala noraino joko dugun historian atzera horrelakoak egiterako garaian eta irun ere aipatu du arana

plaza bat eskaini zitzaion baina birgogorazi nahi dut honen lorpena

asun casasolaren borrokari esker izan dela bertako mugimendu feministak urteetan egin duen lanari esker mugimendu feministak herrira eta udaletxera proposamena eraman zuelako nagore laffagen omenezko espazio bat egon zedin

puntua eta lorpena nondik abiatzen den

ez da instituzio batetik abiatzen mugimendu feministatik eta antolakuntzatik abiatzen den prozesu bat da eta memoriaren berreskurapena sozialki

baina ez badago hori hartzeko prest horren inguruan lan egiteko prest eta memoriari eskaintzeko prest dagoen jenderik ez du ezertarako balioko

mugimendu memorialistan oso ezaguna den kideak beti ere emakumeak biktima moduan erakustea aipatzen du

en las vidas de las mujeres baina nor ulertzen dugu biktima moduan eta hori da guk gure zuzenketan planteatzen genuen lehenengo ideia istanbulgo hitzarmenaren baitan oinarritutako legislazioa behar duela gobernu honek behar duela

biktimaren ikuspuntu zabala izan dezagun eta noski hor aipatzen genuen guri dagokigunean etxeko lan asko

diru sarrerak bermatzeko errenta edo aipatu den berdintasun legea non ikuspuntu hau

baina hauei bide ematea askotan zailtasunak izan dituztelako espazio publikoak eskatzerako garaian nahi zuten tokia lortzeko besteak beste tokian tokiko praktika hauek berreskuratu behar ditugu jakitera eman badauzkagu ermua

badaukagu ere basauri hainbat eta hainbat urratsen mapak oinatzen mapak egin zituzten azken urteetan luz maceira bezalako ikerlariek herri hauetan emakumeen memoria eta emakume biktimen memoria ere bai bilduz zabal batean eta ez soilik biktimen ikuspuntu hori txertatuz edo hildakoen ikuspuntua txertatuz oso garrantzitsua dena baina besteekin batera

gloria guzmánek esaten zuen prozesuak

bertsio ofizialetatik haratago joan behar dutela emakumeek gerretan izan duten ikuspegiaz gain egun pairatu behar dituzten gerrak azpimarratuz

egun dauden gerrak azpimarratzeaz gain iraganeko memoria horiek ere bai berreskuratzea ezinbestekoa dela uste dugu ziklo

beste kate mutur bat direlako horregatik proposamen hau udaletatik prozesu feministetatik abiatu behar zela sinesten genuelako eta dirua eta

egotea ezinbestekoa zela uste genuelako egin genuen zuzenketa horietako bat bera ere ez soilik parte hartzearena ikusi dugunez bertan txertatuta
ez dugu amaitu mesedez ez dugu babestuko eta erantzun txandan gehiago zentratuko dut ze asko luzatu naiz mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea

andrea euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on denoi

kasu honetan mozio bezala aurkeztua interbentzio hau beste tonu batean hastea gustatuko litzaidake baina zoritxarrez dakigun moduan astelehenean ospatu genuen emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egunean egun berezi horretan espainiar estatuko berrogeita hamabigarrena emakume eraila ezagutu genuen

garrantzia emateko aste honetan eduki dugun giza eskubideen eta berdintasun batzordean bertan eduki genuen gonbidatu batek esaldi bat esan zuen eta bueno esaldi hori gelditu zait eta hona ekarri nahiko nuke

kokatzen zuela esaldia baina gure gaira zuzentzen badugu estrapolatzen badugu zeresan handia eduki dezake eta erreflexiorako

berak esaldi hau esaten zuen lo común se han vuelto extraordinario

pasa den asteko kontroleko osoko bilkuran aipatzen genuen moduan indarkeria matxista gizartearen kezka nagusienetako bat bihurtu da ezin dugu ahaztu esan dudan moduan giza eskubideen urraketa baten aurrean gaudela

eta are gehiago emakumeak emakume izateagatik bakarrik jasaten duten indarkeria oro

biktima hauen errekonozimenduan memorian eta erreparazioan lanean jarraitu behar dugu betiere beraien integritatea babestuz eta berbiktimizazioa saihestuz

elkarrekin podemosek aurkeztutako mozioaren justifikaziotik abiatuta

baieztapenak gure ahalegin guztiak jarri behar ditugu biktima hauek babesteko beraien artapenean laguntzeko eta beraiekin gaudela sentitu dezaten erakusteko laburbilduz beraien memoria babesteko eta indartzeko

justifikazio horretan eta arana andreak esan duen moduan baieztatzen den moduan aurrerapen handiak egin dira indarkeria matxista eskubideen bulnerazio baten moduan onartzeko

egia da oraindik lan asko dugula aurretik eta aurreko asteko kontroleko osoko bilkuran urkullu lehendakariak esan zuen moduan ez gara konformatzen

emakumeen aurkako indarkeria matxisten biktimak era egokian babesteko lanean jarraitzea da beraien memoria errekonozimendua eta erreparazioa beti

egiten den interbentzioak erreparazio printzipioa bere fase guztietan barneratu behar du

zentzu honetan eusko jaurlaritzak interbentzio prebentzio antzemate arreta babes koordinazio eta justiziaren alderdi guztietan

eusko jaurlaritzak lehenengo sartu du min horren erreparazioa konkretuki emakumeek indarkeria egoeratik ihes egiteko jasandako min horren erreparazio indibiduala bermatzeko helburu estrategikoa baita erreparazio kolektiborako eskubidea ere

eta hortik jarraitu behar dugu aipatutako plan honen beste helburuetako bat emakumeen aurkako indarkeriaren errefusatzea

biktima hauei ahotsa emanez egoeraren errealitatearen zabalpena ziurtatuz eta bizitakoaren gizarte errekonozimendua bermatuz

elkarrekin podemos eta euskal sozialistekin egindako erdibidekoa onartuko dugu

egon garen guztiori denon arteko erdibidekoa lortu ahal izateko oso akordio garrantzitsua eta zabala dela uste dugu batez ere erdigunean jartzen dugulako indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumeenganako errespetua eta babesa eta bi desberdinak lantzeko

erdibideko honen lehenengo puntuan argi uzten dugu indarkeria matxisten biktimen errekonozimendua onartzen dugula eurek babesteko memoria kolektiboa eta historikoa bultzatuz

orain arte egiten den moduan eta aipatutako emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunerako zazpigarren planean barneratzen denaren ildotik ekintza instituzionalekin adibidez errekonozimendu honetarako biktima izan diren emakume guztiak baita feminismoan dirauten agentea kontuan izan behar ditugu

garapena barneratuz honetaz gain kontzientzia sortzeko beharrezkoak diren material ezberdinen elaborazioan lanean jarraitzea indartzen dugu indarkeria matxisten biktimen kontsiderazio eta errekonozimenduak gizartean legeetan eta komunikabideetan

eta aurretik aipatu dudan zazpigarren planean adierazten den moduan biktimei ahotsa

hirugarren alderdi batean beldur barik proiektua aipatzen dugu proiektu honek hamar urte bete ditu jada eta oso garrantzitsua bihurtu da gazteen artean estereotipoak apurtzeko baita beraien harremanetan indarkeria matxistaren zantzuak detektatu ahal izateko instituzioek eta gizarte eragile ezberdinek oso positiboki baloratzen dute proiektu hau horregatik barneratu nahi izan dugu erdibideko honetan proiektu honen bitartez

baita gaian adituak diren eragileak kontuan izanda materiala sortzeko bideak aztertzea indartzen dugu gazteekin erabili ahal izateko eta beraien artean

oso garrantzitsua dela uste dugulako gazteen artean genero perspektiba barneratzen duen hezkidetza indartzea gure ustez indarkeria matxistaren oinarrian emakume eta gizonezkoen arteko berdintasun eza

eta horretan eragin behar dugulako baita ondorioz memoria eta errekonozimendua bermatzeko ere azkeneko puntuari dagokionez garrido andreak esan duen moduan emakume eta gizonezkoen arteko otsailaren hemezortziko lau barra bi mila bost legearen aldaketa

hainbat aldiz planteatutakoa da eta beti onartu izan dugu baina argi geratu behar da legearen aldaketa honek edozein legeren aldaketa bezala

eta momentu honetan aldaketa hori prozedura horretan dagoela beraz prozedura horretan tokatzen zaigun fasean etorri behako da eta eusko jaurlaritza horretan dabil

indarkeria matxista pairatu duten emakume guztien babeserako eta beraien memoria errekonozimendua eta artapena babesteko lanean
jarraitu behar dugulako besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz aranak ez du hitzik hartu behar norbaitek hitza hartu nahi du

bai bakarrik esan dudalako erantzunen txandan

gu gaur zergatik abstentziora jotzea erabakitzen dugun uste dut horrek ere azalpen bat merezi duela

gure proposamenean esaten nuen moduan guretzako garrantzitsuak ziren

aurrekontuak ziren horietakoak indarkeriaren markoa definitzearen

beharrezkoa zen eta amaitzeko autodefentsa feministaz hitz egiten genuen eta ez da ez dakit hileetatik hartutako proposamen bat ez batzuetan eman dezakeen arren memoriaz hitz egiten ari garenean eta subjektuei aitortza ematen ari garenean subjektu horiei ere bai ekintza

eta izaera aktiboa eman behar genien ez eta zentzu horretan formakuntzaz gain eta guk hor ere kokatzen genuen formakuntza horren garrantzia baina derrigorrezkoa izan behar zuela hor uste dugu dagoen arazoetako bat eta adin txikienetatik hasita egon beharko lukeela

indartzeko emakumeok ahalduntzeko eta askotan indarkeria prozesuetatik atera ahal izateko tresna bakarrenetariko bat mugimendu feministatik abiatzen dena

ematen dena eta ahalduntze eskola hauek balorean jartzea eskatzen genuen zentzu honetan proposamen honek eta bere garaian

pare bat kontu ez horietako bat da aitortzarako ekintzak diseinatzeaz ekitaldi instituzionalak espazio publikoaren oroitzapenak

baina hori ez dagokiola hasiera batean instituzioari hau mugimendu feministari dagokion zerbait dela eta mugimendu feminista dagoen herrietan bide hauek hauspotu behar direla ostean etorriko diren ekitaldi horiek egiteko

pankartaren atzean jartzea eta proposamen konkretuak lantzea zailagoa

batzuk eta biktimak aintzat hartzea garrantzitsua da oso eta horregatik uste dugu hauek aintzat hartzeaz gain subjektu

galdera bat botatzen dut hemen ea erreparazio hori

zeren ohituta gaude eskema klasiko batzuetan garrantzitsuak direnak baina agian beste batzuk egon beharko lukete beste batzuk asmatu beharko genituzke eta

hasi beharko genuke orduan zentzu horretan gure ustez zehaztasun edo konkrezio hori falta zelako guk gure proposamena mantentzea

bai batez ere arana andreak egindako saiakera ipiñazar rojo eta garrido

zehaztasun gehiago behar zelako agian beste batean noski topatuko gara eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

rioja alavesa markaren erregistroaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda lopez de arroyabe andrea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko

errioxa kontseilu arautzaileak rioja alavesa marka duela ia hogei urte du erregistratuta espainiako marken erregistroan

urtean errioxar kontseilu arautzaileak europako marken erregistroan rioja alavesa marka hainbat erabiletarako marka erregistratzeko eskaera egin zuen

urtean guardia arabako errioxako koadrilak errekurtso bat aurkeztu zuen eskaera horren aurka aurten

onartzen ez zuela jakinarazi zuen azkenik europan errioxa kontseilu arautzailearen jabegopean erregistratu du ofizialki rioja alavesa marka

niretzat ere zaila da ulertzea argiago esango dut arabar errioxako marka ez dago gure esku

tan sencillo arabako errioxar marka ez da gurea hori esan dut erdaraz ere bai esan dut baina arabako errioxa da eta esan dut ere bai eta euskal herria da hori es que guztiok dauzkagu argi ez

historia eta kultura da pertsonak dira eta gobernu honek ez dio oraindik gaiari heldu gaur da momentua gobernuak iniziatiba hartu dezan

seamos dueños de la marca rioja alavesa eskerrik asko eskerrik asko lópez de arroyabe andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on denoi

eskualde baten marka izendapen horren produktuarentzat bakarrik babestu beharko litzateke eskualdeko edo herrialdeko markaren erregistroa lurraldeko administrazioaren

gehiegizkoa da eta ez da justifikatzen zertarako egin du ze eta zer lortu nahi du kontseiluak erregistroa bereganatuz eta gainera zer izango da hurrengoa ez udalerrien izena erregistratzea

lanean segi dezala guardia arabar errioxako koadrilarekin eta arabako foru aldundiarekin elkarlanean eta baliabide juridiko eta tekniko guztiak erabil ditzala arabar errioxa marka berreskuratzeko beraz atzera

ze gure taldetik ez dugu ulertzen kontseiluak egin duen mugimendua eta partekatzen dugu euskal erakundeen jardun arabako errioxako ondareari dagokio marka berreskuratzeko eta besterik gabe zuzenketarik aurkeztu ez duten
taldeei babesa eskatzen diet eskerrik asko eskerrik asko
andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda euskal talde popularra lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eguerdi on berriz ere orain eztabaidatzen dugu eh bilduk aurkeztutako mozio bat arabako errioxaren marka berreskuratzeko

bat gatoz eskaera horrekin eta horrexegatik ez dugu ez genuen inolako zuzenketarik aurkeztu

ia ia talde guztiak gaudela ados baina akordiorik izan ala ez pentsatzen dugu erdibidekoarekin

geratzen garela ze benetako eztabaida izan behar da zertarako

marka hori marka berri bat edo zertarako berreskuratu nahi dugu arabako errioxaren marka hori antzeko ardoa ekoizteko izango da errioxan egiten denaren berbera merkatu berberetan ardo

eskerrik asko becerra jauna erantzunen txandara pasatuz lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

molina andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

la capitalidad del vino eskerrik asko lópez de ocariz andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko hizkuntza aniztasunaren mapa egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

kontseilariak legebiltzarkideok egun on guztioi orain tratatuko dugu hizkuntza

buruzko legez besteko proposamen bat hasteko esan behar dizuet urruti geratzen dela mila zortziehun eta hirurogeita hiruko

zazpi euskal probintzien mapa argitaratu zuenean non euskara euskalkitan hogeita bost azpieuskalkitan eta berrogeita hamar aldaeratan sailkatzen zuen mapa hori indarrean mantendu zen mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzira arte koldo zuazo euskal herriko unibertsitateko euskararen

eta soziolinguistika irakasleak eguneratu zuen arte urte horretan bertan

ere argitaratu zen orain bosgarren edizioa dugu dagoeneko izan ere

eta jada hogei mende osoan araba gipuzkoa eta bizkaiko

bi hizkuntza ofizialen erabilerara mugatzen zen beste hizkuntza batzuen

egoera hori nabarmen aldatu da azken hiru hamarkadetan eta gaur egun gure gizartean ehundik gora hizkuntza entzuten dira hizkuntza horiek guztiak aberastasun kulturala dakarte

eta batzuetan behar bezala baloratu eta neurtu ez dena agerikoa dirudi baina

euskadin migratzaileek hitz egiten dituzten hizkuntzen egoera desberdina bada ere onartu behar da hizkuntza horiek guztiak euskal gizarteko

beraz euren eskubideekin hiztunak dira eta hori giza eskubideen esparruan kokatu behar dena

atzerritar jatorriko herritarren portzentajea

pixkanaka eta gaur egun biztanleriaren ehuneko

gipuzkoaren kasuan ehun eta hirurogeita hamabost herrialdetik etorritako pertsonak daude erroldatuta hala jasotzen du gipuzkoako hizkuntza aniztasunaren mapak aldundiaren eskatuta soziolinguistikako klusterrak egindako azterketa monografikoak

ikerketa hori bihar aurkeztuko da publikoki txostenaren helburua azken urteetan izandako aldaketei

den lurralde batean premiazkoenak diren beharrak identifikatzeko

garrantzitsua dela hizkuntza horietako bakoitza sozialki ezagutzea eta hori aldi berean elementu pizgarri gisa erabiliko litzateke

atzerritarrek euskara ikasteko aukera izan dezaten bizilekua dutenean azterketaren helburua da gipuzkoan dagoen hizkuntza aniztasuna aztertzea kudeaketa politika egokia diseinatzeko asmoz

abiapuntutzat hartu behar da herrialde guztiek ez dutela presentzia bera populazioaren mapa eta haren banaketa geografikoa

azterlan monografikoak dauden hizkuntza aniztasuna babesteko proposamen batzuk egiten ditu txostenaren

dute oso beharrezkoa dela hizkuntza guztien aitortza dokumentuak dioenez horren berri eman behar zaio gipuzkoako gizarteari hainbat jardueraren bitartez atzerritar askok gaztelania ikasten dute ia ia inertziaz edo erdaldunak dira eta ez dute euskara

ikerketaz arduratzen den taldearen ustez atzerritar jatorrizko pertsona bere hizkuntza eta bere kultura onarpen soziala izateak harro sentiarazten du eta era berean euskarak duen garrantzia bereganatzea bultzatzen du euren ustez

aniztasun hori ezagutzeak bizikidetza eta bereziki hizkuntza hegemonikoaren eta gutxituen arteko harreman orekatuagoa

prozesua konplexua da eta horretarako lehen urratsa izan daiteke gaur egun gaur legebiltzar honek proposamen hau onartzea testu inguru horretan euskararen diglosia egoerak eta bere bilakaera ezagutzeko egiten diren

jakintza zientifikoan eta adituen gomendioetan oinarritutako hizkuntza politikaren garrantzia ulertzen ezagutza zientifiko hori oso tresna baliagarria da beraz euskararen egoera ez ezik euskal errealitate soziolinguistikoa ere ezagutzeko ildo horretan

eredugarria da autonomi erkidego osoan aplikatzeko hizkuntzen errealitate anitza eta askotarikoa ezagutzea gainera politika publikoak hartzeko lehen mailako tresna ere bada izan ere hizkuntza oztopoak gaur egun euskadin

askoren egoera da politikak planifikatzeko eta egoera horiek modu egokian konpontzeko errealitatea

eta horrek guztiak gure hizkuntza politika

bizi dugun errealitate berri honetara egokitzeko batzuetan ikusi nahi ez badugu ere gainera hizkuntza politika berri bat

migratzaileek euskararekin dituzten harremanak hobetzeko ikastea oztopo lasterketa gaindiezina izan ez dadin

egoera bat kronifikatzen duten oztopo horiek alde batera uzteko fronte guztietatik lana egin behar dugu hizkuntza politika publiko egokiak garatzeko eta eguneratuak

jakin genuen euskal gizarteak aniztasuna integratzearen aldeko apustua egiten duela hala aitortzen zuen ikuspegi immigrazioaren behatokiak bere txostenean nabarmentzen zuen

baino gehiagok aniztasuna positibo eta aberasgarritzat jotzen duela elkarrekin podemosen pentsatu dugu merezi duela adostasun baten alde lan egitea bakoitzak dagokion erantzukizunetik guk proposamen hau hona ekarri dugu egungo

euskal gizarte hizkuntza politika hobetzeko eta

hizkuntza pertsonaren nortasun kulturalaren elementu

aldi berean hiztunen hizkuntza eskubideak errespetatzea edozein hizkuntzatan izanda ere giza eskubideak defendatzea ere bada

proposatzen du eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailari eskatzea

udalekin elkarlanean autonomia erkidegoko hizkuntza aniztasunaren mapa osatuko duen azterlan bat egiteko

ados edo behintzat zuzenketarik aurkeztu ez dutelako eta esan didatelako gurrutxaga andrea andueza jauna ubera andrea eta

eskerrak eman batez ere garrido andrea zuzenketa

gaizki ulertu bat egon zenez atzera botako du eta alde bozkatuko du

hasierako mezua edo nondik norakoa eta

garrido andreari alde bozkatuko duelako

legez besteko proposamen hau onartuko delako mila esker eskerrik asko zabala andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra garrido andrea

andrea sailburuak egun on berriro bueno zabalak egia da

onartuko dugu jatorrizko proposamena uste dugu ondo egongo legoke jakitea zein da

dagoen aniztasuna gure autonomia erkidegoan zuk aipatu duzun bezala ematen du

jakingo dugu hizkuntzen egoera hizkuntza guztien egoera zein den egia da hemen denok dakigunez mapa soziolinguistikoak egiten direla eustaten ildotik datuak biltzen dituelako eustatek eta

hauek egiten direnean bereziki jakiten dugu edo helburua da jakitea

erabilera zein den jakitea egia da gai honi buruz hitz egiten dugunean

lurralde bakoitzaren argazki bat edukitzen dugunez guk beti aipatu dugu

errespetatzea eta lurralde bakoitzaren errealitate linguistiko zehatz hori errespetatzea eta horren arabera

baina egia da zuk aipatzen duzun jatorrizko proposamen azkenean

osoko hizkuntza aniztasunaren mapa bat egitea eta jakitea

zein den eta zuk aipatu duzun bezala zure interbentzioan ere egoera guztiz aldatu da eta azken hamar urteotan ere hainbat etorkinak etorri dira eta bakoitzak

hizkuntza ofizialak aparte euskara eta gaztelaniaz beste hizkuntz batzuk hitz egiten dira gure

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeetara pasatuz andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea zabala andrea

modukoa da zure interbentzioaren ondoren laura garrido andrea konbentzitu izatea hori ere meritua badauka bueno bromak

proposamen oso egokia dela iruditzen zaigu guretzako oso garrantzitsua da euskadin daukagun aniztasun kulturala politikoa

hausnarketa bat egitea mapa bat egitea eta horren arabera gure politikak bideratzea aldatzea hori moldatzea eta eguneratzea arlo guztietan

bada eta kohesionatzeko gure gizartea kohesionatzeko hobetzeko eta gure gizartea aurreratzeko ere tresna hauek eta

estudio hauek hausnarketa hauek beti oso baliogarriak izaten dira euskadi oso anitza da esaten nuen bezala gure mapa soziologikoa ere

hamarkadetan euskadi ez da ezta gutxiago ere orain dela hogeita hamar berrogeita hamar urte bezalako gizarte bat ezta gizartea aldatzen da mundua aldatzen da eta globalizazio horren inguruan

errealitate ezberdin batean bizitzen ari da errealitate oso anitza arlo guztietan ezta eta horretarako gure politikak ere

orain dela bi edo hiru egun legebiltzar honetan eduki venezuelatik zetorren parlamentari batzuk bere egoera azaltzeko eta han esaten nuen euskadi oportunitate leku bat izan behar dela beti bere ateak irekitzen dituen leku bat eta horretarako

ezinbestekoa da euskadi ere elkar bizikidetza sendo bat duen herri bat leku bat

diren jende guztia euskadin ikustea etorkizuna garatzeko leku bat dela

gure burua apurtxo bat ere zabaldu egin behar dugu kultura horiei bere tradizioei eta baita ere gure kultura gure nortasuna eskaini ez talka egiteko baizik eta

andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

egun on bueno gaur eztabaidagai daukagun proposamena

eh bilduk proposamen hori egitea pentsatu zuen

aurkezten ez genuen egin oraindik gipuzkoako txostena azterketa

bukatu gabe zegoela eta pentsatu genuen goazen itxarotera gipuzkoak bere emaitza bukatu arte eta zabala andreak esan duen bezala aurkeztuko omen dute txostena iruditzen zaigu oso beharrezkoa den

ondoren bertan azterketa horretan jasotzen den mapa argazkia eta ondorioak eguneroko hizkuntza politikan aplikatzen baldin badira hau diot

baina gero txostenak eta azterketak maiz kajoian geratzen dira

baliagarriak dira gero benetako hizkuntza politika egiteko eaen bi hizkuntza ofizial ditugu bai

eta hezkuntza bat berezkoa baina jada dagoeneko gure gizartea ez da

elebitasunaren inguruan baina gure gizartea eleanitza da askotan hitz egiten dugu baita guk ere euskara ardatz duen gizartea eleanitza lortu nahi dugu

ez duguna lortu da euskara ardatz izatea

zeren salbuespenak salbuespen gaztelera da

hizkuntza guzti horien eleaniztasun horien topagune eta ardatz izatea gaztelera da erreferentzia salbuespenak salbuespen eta gainera

hemen gure gizartearen komunitate askok horrela bizi dute beraien erreferentziak gaztelerazko erreferentziak dira eta ez dute gure hizkuntza ezagutzen nahiz eta gero txosten guztietan azterketa guztietan euskara agertzen den gako bezala

gure gizartean integratzeko kuriosoa da eta okerrago dena gainera komunitate bakoitzak bere erreferenteak ditu bere komunikabideak ditu eta bakoitzak erreferentzia eta komunikabide eta guzti horien baitan bere imajinari kolektiboa

sortzen du eta horrela oso zaila da elkarbizitza eraikitzea horrela gurean dagoena elkarbizitza baino gehiago da

hori da gurea e ez da elkarbizitza da elkarri bizkarra emanda elkarren ondoan bizitzea hori da duguna zoritxarrez hori da beraz

horrelako azterketak oso ondo daude gure eskema mentalak aldatzeko gure hizkuntza politikarako klabeak aldatzeko garai berrietara egokitutako hizkuntza politika egiteko euskara erreferente bilakatuz topagune bilakatuz guztien arteko pegamendua izateko euskara ez hizkuntza asko eta euskara

beste herrialde batzuetan egiten den bezala eta txosten hau bada zentzu horretan oso baliagarria izan daiteke

eztabaida hau beste politika batzuen propaganda ere

bide honetan esaterako hezkuntza batzordean pasa ziren bertatik hogeita bost aditu

zabala andrea oso ondo esan duzun bezala zientzian oinarrituta

azterketekin txostenekin saiatu gara hori ondorioetan jasotzen eta ez da posible izan dugu hogeita bost agerraldi izugarrizko lana jaso beharko liratekeela oso baliagarria izan daitekeena hizkuntza politika egiterakoan zientzian oinarrituta ez

eta bide batez ere urrats kualitatiboa izango litzateke nik ere orain egingo du eitbko propaganda

euskal gizartearentzat ere garrantzitsua izango zela doakotasunaren legea

gustatu zait zabala andrea asko gustatu zait aipatu duzu eztabaida kokatu behar dugula giza eskubideen markoan

garrido andrea hizkuntza eskubideak pertsona guztienak dira

baina gaur ere zuen inkontzienteak traizionatu dizuete ez dakit zer pentsatu zuek euskararen zerbait ikusten duzuenean jada alarma gorria pizten da kla kla kla kla kontuz kontuz kontuz eta ja traizionatu dizute eta

zuen kolono ikuspegitik ez eta zuek dituzuen

ikuspegi horretatik garbi ikusi da zuentzat herritar guztiak ez direla berdinak hizkuntza guztiak ez direla

ez dizut eskertuko bale oso ondo gaurkoa baiezkoa bozkatuko duzue baina zuen zuzenketa

zer nolako jarrera daukazuen eta bestetan ere zein den ez orduan nik bakarrik hausnarketa bat eskatu nahi dizuet hausnarketa bat eskatu

eztabaida irizpide diferenteak izan ditzakegu taldeok baina suposatzen da guztiok herritarren eskubideak

babestu defendatu eta errespetatu nahi ditugula suposatzen da ze gero teorian ikusten dugu zer gertatzen den

hizkuntza eskubideak ere eskubideak dira eta orduan herritar guztien eskubideak maila berberean defendatzea ba iruditzen zait gutxienekoa dela minimoa dela eta hor bueno ondo legoke alderdi popularrak hausnarketa bat egitea garai berrietara egokitzeko

mendean kokatzeko ikusteko ez gizarte eleanitza komunitate ezberdinak kultura desberdinak elkarbizitza

bai gure herrian bizi gara euskara hizkuntza ofiziala da berezkoa da denona da denona da orduan hausnartu ze askotan inposizioaz hitz egiten da ze inposizioa nork inposatzen du nork inposatzen du euskaldunok beti eskean gaude atzaparra altxatu eta eskean eta ni ja

nik nire eskubideak aldarrikatu nahi ditut eta aldarrikatzeaz gain nahi ditut

hizkuntzak kulturak eta komunitateei errespetatzen zaien bezala eta hori da markoa hizkuntza eskubideak

alderdi popularrari eskertzeko gutxi oso gutxi eta bai eskatu nahiko nioke hausnarketa eta
errespetua eskerrik asko ubera andrea

gehiena esanda dagoela gai honetan gainera adostasun osoa dago guk ere

ez ekimen hau gipuzkoako foru aldundiak martxan jarritakoa da hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzan garbiñe mendizabal aurretik

giza eskubideen zuzendaritzatik martxan jarritakoa da guk ere bat egiten dugu hau ez dela bakarrik hizkuntza kontua baita giza eskubideen kontua dela eta horregatik bat egiten dugu gaur ekarri den proposamen honekin uste dugu

bizi dugun egoera hori zein den ikustea garrantzitsua dela lan hau esan den bezala soziolinguistikako klusterrari enkargatu zitzaion eta helburua

bizi garen linguistikoki gure herrian linguistikoki zenbat hizkuntza dauzkagun jakin eta horren aurrean ekimenak eta politikak martxan jartzea nik uste dut

dagoelako dela horri aurre egiteko politika eraginkorragoak egiteko modua bilatzea dela eta hori izan dela helburua hasiera hasieratik

oker ez banago ehun eta hirurogeita hiru hizkuntza bizi direla gipuzkoan eta gipuzkoan bizi dugun errealitate hori adierazle da munduan eman diren

datozen pertsonak ditugu hemen eta horiek dakarten aniztasun horretaz jabetzea da

euskadin ere ematen den kontu bat dela ez da gipuzkoan ematen den kontu bat eta hori egitea positiboa dela guk uste dugu gainera horrelako diagnosi bat egin eta gero administrazioaren betebeharra badela migratzaile hauei aukerak ematea aukerak ematea politika linguistikoei dagokienean ere bai zabala andreak esan duen bezala

jotzen da baita kanpotik datozenekin ere bai eta nik uste dut honekin jabetu behar garela asko dela egiteko daukaguna asko direla kanpotik datozen

bi hizkuntza ofizial ditugula herri honetan eta bi hizkuntza ofizial horiek ikasteko eskubidea daukatela eta nik uste dut azkenean horretara jo behar dugula

dagokien errespetua eta aitortza egiten diegun bezala eta beraien herrietatik dakarten kulturaren aitortza ere bai eta hizkuntzaren aitortza egiten diegun bezala zilegi da guk ere eskatzea hemen bizi dugun kultura aniztasuna eta hizkuntzak beraiek errespetatu eta horietaz

hori beti positiboa dela eleaniztasuna positiboa dela eta beharrezkoa daukagula ere bai

emateko eta biziraupena ere bai bermatzeko nik uste dut hizkuntza politikari dagokionez badela klabe bat eleaniztasun horretan bizitzea eta euskarari ere bai bultzada ematea

horretatik aukera bezala aurkeztu behar dugunean esaten dugunean nik uste dut gai izan behar garela gure hizkuntza euskara aukera bezala aurkezteko lan egiteko

ematea lortzen delako eta nik uste dut hori zabaldu behar dugula eta hori

behar diegula eta guzti honekin ez da uniformizazioa bilatzen duguna nik uste dut hori argi daukagula denok honekin bilatzen duguna da errespetua eta aniztasun horri

bukatzeko uste dut proposamen hau egokia dela eta horren alde gaudela gu geuk gipuzkoako foru aldundian martxan jarritakoa

eta araban aurrera eramatea garrantzitsua iruditzen zait hauek behin esku artean ditugunean ikusiko dugu horren aurrean ze politika hartzen diren eta ze neurri hartu behar diren eta bueno zoriondu zabala andreari ba hizkuntza politiketan askotan ez delako hain erraza izaten aho batez

eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga andrea erantzunen txandara pasatuz zabala andreak ez du hitzik hartu behar garrido andreak bertatik

bai eskerrik asko ubera andreari erantzuteko eta

argi esan dudala ez zabalak andreak egindako azalpenak interbentzioa entzun ondoren

zen jatorrizko proposamenaren asmoa eta horrexegatik azkenean

aipatu duzu euskara guztion ondarea dela bai es que guztion ondarea da bai guztion ondarea da eta errespetua bai errespetua eta nik uste dut

herritarren askatasuna ere bermatu behar da eta guk salatzen duguna da

bideratu diren politika linguistikoak ba askotan inposaketaren bidea

dugu baina ez orain betidanik baina bereziki horrexegatik pentsatzen dugulako euskara guztion ondarea delako eskerrik asko

andueza jaunak ez du hitz egin behar ubera andrea bai bertatik

inposaketa dagoela benetan pentsatzen duzue ikustea besterik ez etxe honetan a ver inposaketa zuek nahi duzuena ezartzea

eta euskararekiko maitasuna eta errespetua eguneroko politiketan ikusten da eta zuek euskarari errespetu gutxi eta maitasun gutxi adierazten diozue zuen eguneroko ekimenekin ikustea besterik ez orain tokiko erakundeetako dekretua atera denean berehala nola altxatu zareten eta

ikustea besterik ez osakidetzan hizkuntza irizpideez hitz egiten dugunean

nik ez dut uste ondare hitza erabili dudala baina erabili baldin badut lapsus bat izango zen

ze iruditzen zait ondare azkenean kaxoi batetan edo kutxa batetan sartuta hilda dagoen zerbait gordeta ezkutatuta gordetzeko eta ez nik euskara bizia agerikoa eta oso dinamikoa eguneratua

ikusi nahi dut bizi nahi dut euskaraz bizi nahi dut eta eguneroko politiketan benetan kontutan hartzea nahi dut zeren zoritxarrez zoritxarrez

horretatik supremacista mentalitate eta ideologia

zapalduak gaude gure hizkuntza zapaldua dago oraindik ere gure herrian euskara ez da ofiziala ez da ofiziala baina ez naiz joango ez nafarroara eta ez iparraldera ikustea besterik ez etxe honetan eaeko

ustez demokrazia batetan gure hizkuntzak zer tratamendu daukan guztion aldetik guztion aldetik eta erakunde bezala

gaztelera eta euskara bi hizkuntza ofizialak eta ez hori bakarrik euskara berezko hizkuntza zer egoeratan dagoen beraz ez dakit zer esan agian modan dago orain poliamor

hizkuntzari dagokionean maitatu gehiago euskara baina maitatzeaz gain benetan

hasi pixkanaka pixkanaka murgiltzen eskerrik asko ubera andrea eztabaida amaituta
botoetara jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz aho batez onartu da elkarrekin podemosen jatorrizko testua